arratsaldeon guztioi berriro ere

ez gara bozketarekin hasiko baina bai jarraian geneukan puntua beste baterako utzi da eta

legebiltzar taldeak egondako legez besteko proposamena elikagaien alferrik galtzea saihesteko euskal lege bat egiteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda maneiro jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

firmado nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria lopez de ocariz andrea zurea da hitza

propuesta nada más y muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz andrea euskal sozialistak sarasua andrea zurea da hitza

eskerrik asko sarasua andrea euzko abertzaleak tellería jauna zurea da hitza

sailburuak legebiltzarkideok arratsalde on guztioi

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldea eh bilduko ordezkaria

arratsalde on guztioi elikagaiak alferrik galtzearen inguruan hainbat datu entzun ditugu aurreko interbentzioetan

jendea goseak dagoen bitartean janaria botatzen jardutea

eraiki dugun mundua eta mundu honetan ikusten dugu elikadura daukagula

bezala munduko edozein bazterretan ekoizten da inportazio eta esportazioan milaka kilometro

hortik zati handi bat bota egiten da besterik gabe hartu eta bota

esan dezakegu sistema berak galtzen dituela elikagaiak

ikuspegi orokor batetik ikusi behar dela arazo hau guk ere ikuspegi orokor hori eman nahi diogu eta beraz esan dezakegu elikadura sistemaren akatsa dela neoliberalismoan oinarritutako sistemaren akatsa korporazio handien mesedetan hartzen direlako elikadura gaien inguruko

eta korporazio handiei nolabait etekinak geratzen zaizkien bitartean bost axola zaizkie

ekoizpenean osagai kimikoen erabilera bost

ingurumena kutsatzea bost axola zaie pertsonen osasunerako kaltegarriak diren elikagaiak ekoiztea bost axola zaie nekazariek

jardutea bost axola zaie elikagaiak alferrik galtzea axola zaien bakarra delako benetan beraien

zortziehun bederatziehun milioi pertsona goseak daude

nekazariak dira eta hemen araba bizkaia eta gipuzkoara etortzen baldin bagara

etxeetan europan ezagutu ditugu elikagaien ekoizpena eta merkatua

ekoizpenak erregulatzeko kuota sistemak eta hor berriki desagertu diren esne eta mahastien kuotak dauzkagu adibidez edo merkatuak erregulatzeko egon izan diren interbentzio prezioak eta

desagertu ziren zerealen banku publikoak adibidez baina europa ikusten dugu mekanismo hauek

korporazio handiei ez zaizkielako gustatzen honelako erregulazio mekanismoak korporazioentzat trabak dira eta nahiago dute nolabait dena merkatuaren esku uztea inolako erregulaziorik gabe

da elikagaiak merke ekoiztea munduko edozein lekutan bolumen handiak ekoiztea ahalik eta osagai kimikoen gehien erabilita

munduko edozein saltokitan saltzeko eta saltzen ez dena botatzeko

noski munduko gosetea

ekoiztu ekoiztu egiten da alferrik galdu ere bai pilo bat eta gosetearen arazoa korporazio handien interes ekonomikoak dira

elikagaiei aurre egiteko arazoaren

dago eta egungo elikadura sistema aldatu beharra dago eh bildutik askotan aipatu dugu

egin behar dela iruditzen zaigu guri aldaketa hori hortik egin behar dela tokiko elikadura sistemak indartu behar direla ekoizpen eredua transformazio eredua banaketa eredua guztiari itzuli bat eman behar zaiola eta

horretarako noski ekoizpenak eta merkatuak

egin behar dira eta erregulazio bide horretan korporazioei nahi duten guztia egiten ez uztearen bide horretan

legez arautzea elikagaiak alferrik galtzearen gaia ongi ikusten dugu korporazioei betebehar batzuek

upydk aurkeztutako jatorrizko proposamena hortik zioan ongi ikusten genuen eta

esan psoek ere nolabait jaso duela legez arautzearen puntu hori eta eaj eta ppk ez dutela legerik nahi orain dela bi urte

onartu genuen legez besteko proposamenari heldu diozue eta

azkenean hor egin den upyd eta psoeren artean

legez arautu behar dela eta guk horren aldeko bozka emango dugu eta esan hemen aurretik

entzunda lópez de ocariz en interbentzioa esan

argudiatzen arazorik ez dagoela oso txikia eta guztia bideratua dagoela eta hor iruditzen zaigu kontradikzio edo

zu zeu hau da orain dela bi urte gai hori hemen legebiltzarrean landu genuen

konponbide bat edo arazo baten aurrean nolabaiteko irtenbide bat planteatu zen zuen zuzenketak ere norabide horretan planteatu dituzue

lehenengo puntua babesteko eta beraz arazoa dago edo ez dago arazoa baldin badago iruditzen zaigu

alferrik gabiltza hemen ez lehenengo puntua eta ez bigarrena eta eajri

oso oso erraza da kostatzen baldin bazaizu ere oso oso erraza da hau da

betebehar batzuk jarri behar zaizkie edo nahi dutena egiten utzi behar zaie eskerrik asko lazarobaster jauna

nada más y muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz andrea sarasua andereak ez du hitzik hartu behar euzko abertzaleak tellería jauna zurea da hitza

bai elikagaiak alferrik galtzearen gaia daukagu eztabaidagai eta guk

zergatik gertatzen den aztertu gabe arazo baten aurrean gaude eta arazo horrek eragiten dituen kalteak nola kudeatu

egin behar da baina baita ere begiratu behar da arazoaren erroan

sistema neoliberala eta planteatzen duguna da elikadura burujabetzaren bidea egitea eta puntu honetan

korporazioei elikagaiak alferrik ez galtzeko

baietz erregulazio bat behar dela elikagaiak ahal denik eta gutxien alferrik galtzeko eta badakigu

nola egiten duten korporazio batzuek beraien aurpegia zuritzeko elikagai

ematen dizkiete batez ere gabon inguruetan eta abar

aurpegi zuriketa bat egiten dute eta aurpegi zuriketa antzekoa ikusten dugu hemen

zaretena aukera dago korporazioei betebeharrak legez ezartzeko baina hori ez duzue nahi

ez duzue jartzerik nahi eta are eta gehiago gainera bidea ere erraztu egiten duzue

bidea errazteko ere prest zaudete korporazioei beraien etekin ekonomikoetan jarraitu dezaten sakontzen

eta hor tellería jauna aipatzen duzu sentsibilizazioa behar dela gehiago eta legea gutxiago eta nik diot korporazioek ez daukatela sentsibilitaterik ez daukatela

beraien etekin ekonomikoak bermatze aldera herritarren interesak bigarren edo hirugarren maila batetan

kontu honetan tipparen gaiarekin argi ikusi daiteke

onartzearekin ez dira elikagai gutxiago alferrik galduko hemen

oraindik ere elikagaien arteko lehia handiago bat egongo da merkatuetan inolako araurik ez daukan merkatuan eta

alferrik galduko dira gaur egun alferrik galtzen diren elikagaiak gehi

hormonaz hazitako animali transgenikoen

pertsonak helburu ez tellería jauna korporazioak helburu

dela eta ez dela korporazioen aurrean burua makurtzen duzue

korporazioei legalki mugak jartzearen aurrean ere burua makurtzen duzue

herritarren aurretik jartzen dituzuela korporazioen interesak eskerrik asko lazarobaster jauna bototara jarriko dugu
mistoa upyd eta euskal sozialistaren erdibideko zuzenketa puntuka bozkatuko liteke

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita hamalau bai aho batez onartu da batgarrena puntua jarraian bigarrena puntua bozkatuko dugu

berdintasuna dagoenez berriro bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

plenorako utziko da gai zerrendako zazpigarren puntua euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena gizarte ekonomia sustatzeko euskal kontseilua sortzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen

ados gaudela esan behar dugu gizarte ekonomiak eta ekonomia solidarioak

egungo eredu sozioekonomikoak behar dituen eraldaketarako

nagusitzat duten enpresen edo entitateen aurretik

behar dugun ekonomia eredua da horretarako

duen garrantzia aitortu behar dugu egia da mota honetako entitateak gero eta

gero eta ugariagoak direla eta zentzu guztietan beraien etekin sozialak ere gizarte osoan gero eta hedatuago daudela baina egia ere bada eremu honetan

eragile ezberdinei esker izan dela egin dutena eta egiten jarraitzen dutena beraz gaur ere

egiten duten lana bai gizarte ekonomiaren barruan daudenak eta zehazki ekonomia solidarioa bultzatzen dutenak ere ez ditut denak izendatuko badaezpada baten bat

arriskuagatik arratsalde honetan eztabaidatzen ari garen legez besteko

proposamenera bueltatuz

ados gaudela eskatzen diren bi puntuekin alde batetik gizarte ekonomia kontseilua

bultzatzeko eta horri lotutako aholkulari funtzioa betetzeko beharrezkoa dela uste dugu

ekonomia zuzendaritza bat izatetik haratago joan behar dela gizarte ekonomia bere osotasunean lantzeko eta esaten dut ba bueno ados gaudela proposamenarekin ez legeak gizarte ekonomiaren legea garatzeagatik baizik eta guk ere eh bildutik horrela ikusten dugula

izan beharko luke arlo honetan bultzatzailea eta lehenetsi beharko lituzke mota honetako entitateak

oraindik gizarte ekonomiaren eta ekonomia solidarioaren ordezkaritzarik ez dago lanbideko kontseiluan adibidez eh bildurentzat ezinbestekoa da lanbidetik diseinatzen eta habian jartzen diren programak edo neurriek

ikuspuntua ere izatea baina gogoratu behar dugu confebasken beto baten ondorioz eragile hauek gaur egun ez daudela ordezkatuta hain garrantzitsua den

edo lanbiden bigarren puntuarekin

egitearekin alegia ere bat gatoz edo ere ados gaude era berean aprobetxatu nahi dut adierazteko gizarte ekonomiaren legea

nahi izan dudan bezala bere osotasunarekin ez gaudela ados

ze guretzat adibidez barneratzen dituen entitate guztiek edo

adibidez esateagatik baina uste dugu katalogo batean gizarte ekonomia eta

eskaintzen dituzten entitateen berri jasotzeak ere asko lagunduko luke mota honetako ekonomia bultzatzeko sustatzeko

bai sektore publikoan bai pribatuan erosketak arduratsuak egiterako orduan asko erraztuko luke horrelako bilketak

horrelako merkatuak non funtzionatzen dituzten

mota honetakoak izatea beraz eskaerarekin ados gaude gure zuzenketan ekonomia solidarioaren printzipioa jarraitzen dituzten entitateak ere

garrantzitsua dela uste genuen eta bi motatakoak barneratutak bai sortuko den edo proposatzen den

pero no revueltos eta bakoitzak bere printzipioei jarraituz eta

eta horregatik egin genuen gure zuzenketa ekonomia solidarioaren entitateak barneratzea

hau da bai eh bilduren ustez hoberena baina baita eragile ezberdinen aldarrikapena

gainontzeko taldeei ere eskatuko nieke hemendik gure zuzenketari aldeko bozka ematea

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoak ez du hitzik hartu behar euskal sozialistak itxaso jauna zurea da hitza

eso es fomentar de verdad eskerrik asko itxaso jauna euzko abertzaleak urrutia jauna zurea da hitza

sailburu jauna legebiltzarkideok arratsalde on denoi señor barrio

pentsatzen dut ez ditugula gauzak berdin zentratzen hemen dago legez besteko proposamen bat barrio jaunak

eta estatu mailako legedi bat garatu dadin eskatzen duena estatu mailako legedi honek ez du ekonomia solidarioaz hitz egiten beharbada tamalgarria da baina ez du ekonomia solidarioaz hitz egiten

gaira guztiz ez datorren gehitzeko zuzenketa bat erantsiz ekonomia soziala esaten duenaren atzetik ekonomia solidarioa esapideak gehitzea

ezer ez gehitzea bezala baita badakigu gaur egun doktrinan erabiltzen den kontzepturik

puristena ekonomia solidarioarena dela eta interesagarria iruditzen zaigu

interes orokorreko ekonomia gizarte zibila herrialde ezberdinetan erabiltzen direnak baina hemen kontua ez da eztabaida bizantinoetan sartzea denbora ere

hemen ekonomia solidarioaz hitz egiten ez duen testu juridiko bat garatu dadin eskatzen duen testu politiko baten aurrean gaude eta diskurtsiboki edo intelektualki ondo gelditzen bada ere zuen ekarpena nahiko hutsala da gaurko eztabaidaren testuinguruan ez ordea legez besteko proposamenari ematen diozuen babesa

sarritan ereduetaz hitz egiten ari gara ezta hara non

eh bilduren eredua zein izango eta estatu mailan porrot egin duen eredua edo bertan behera utzi den eredua

semantiko batekin eta bat etorriz eta bat eginez defendatzen omen duen eredu hori estatu mailan erortzen utzi duen alderdiarekin

bitxia benetan garai ezberdinetan eredu asko ezagutu dizkizuegu

islandia omen zen zuen eredua eta ekonomia sozialaren sustapenari dagokionez

ondorioztatu beharko dugu gainontzean eta bukatzeko batek gaur bere aplikazioak hona gakartzan bost barra bi mila hamaika estatuko legea irakurriz gero

zerbait benetan bitxia baldin badu xedapenak direla hala nola gaur darabilgun eztabaida hoberen egokitzen zaiona bi xedapen gehigarria izango litzateke

eskerrik asko eskerrik asko urrutia jauna erantzunen txandara pasatuz barrio jauna zurea da hitza

zulaika anderea nire eserlekutik egingo dut

nuestra enmienda simplemente eso eskerrik asko eskerrik asko zulaika andrea itxasok ez du hitzik hartu behar urrutia jauna zurea da hitza

así lo demuestra eskerrik asko eskerrik asko urrutia jauna eztabaida amaitu denez

euskal talde popularraren legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

eh bildu taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka hemeretzi bai berrogeita hiru ez ondorioz ez da

adierazpen instituzional bat irakurriko dut prentsa askatasunaren munduko eguna dela eta bat eusko legebiltzarrak prentsa askatasunaren munduko eguna deneko honetan bat egiten du berriz ere nazio batuen erakundeak orain dela hogeita bost urte egun hau izendatzera eraman zuten printzipioekin hau da

askotariko eta independentea izatea gizarte demokratiko ororen funtsezko osagaia dela aitortu eta horrekin mundu osoan prentsa askatasuna bultzatzea

eusko legebiltzarrak agertzera eman du

bere kezka ekonomiaren gordinak hainbat sektoretan eragindako ondorio mota guztiengatik orain bere

euskadi eta estatu konformazioaren profesionalen lan baldintzen gero eta handiagoko prekarizazioagatik prekarizazio horrek zuzenean eragiten diolako beraien kazetari lanari legebiltzarrak bere ardura azaldu du halaber kazetarien etengabeko kaleratzeengandik

beraz aukerak ere murrizten ari direlako egokiro egiteko

berezitasunen segimendua horrezaz denaz

mundoren euskal edizioaren profesionalei egunkari hau baita bere desagertzea iragarri duen azken informazio